egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu eta hasiera emango diogu santi brouarden omenez minutu bateko isilunearekin

izan dela gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako lege proposamena euskara jakiteko eskubidea bermatzeko aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena

ekingo diogu aldeko txanda eta kontrako txanda aldeko txandan eh bilduz gain beste norbaitek parte hartu nahi du ez beraz ubera andrea zurea da ekimena aurkeztu eta aldezteko hitza

mahaiburu andrea urkullu jauna legebiltzarkideok sailburuok egun on

izan daiteke izan daiteke diot eskua ez dudalako sutan jarriko bozkak

gobernua sostengatzen duten talde biak aldeko bozka emango diotela euskara jakiteko eskubidea bermatzeko lege proposamena izapidetzeari eta eztabaidatzeari

guztion artean guztiona izango den eta batez ere guztion eskubidea dena bermatzeko lege on bat egitea dagokigu alegia euskararen ekosistemaren zutabe bat eraikitzea dagokigu guztion artean eta guztiontzat

legebiltzarrean gauden taldeon artean baita ere legebiltzarretik kanpo euskalgintzako eragileekin herritarrekin adituekin

ñabardura kontutan izanez ahalik eta legerik hoberena izan dadin aurkeztu dugun proposamenarekin lege proposamenarekin zer

jasota dagoena betetzea bilatzen dugu bilatzen dugu betetzeko marko bat ezartzea eta bilatzen dugu markoa ezarrita

neurri eta baliabideak garatzea finean euskara jakiteko herritar orok duen eskubidea bermatzea hori da

eskubide bat edo beste modu batetara esango dut bilatzen duguna da euskarara sarbidea izateko dauden mugak oztopoak gainditzea horiek

muga ekonomikoak ezabatzea hori da bilatzen duguna lege proposamen honekin dena delarik jaiolekua bizilekua edo herritar batek

ez dadila izan diskriminaziorako adierazle bat eta guztiok aukera izan dezagun euskarara sarbidea izateko guk

baina euskal herri euskalduna amesten ez dutenak ere hizkuntza bat gehiago jakiteak hizkuntza bat gehiago ezagutzeak ematen duen aberastasuna jakintza izateko aukera izan dezaten bai euskararen

politikoki politika publikoekin erantzukizun publikotik kolektibotik

haratago euskararen aldeko beraz gure herriaren aldeko ekosistema eraikitzen jarraitu nahi dugulako gu geu ni neu ez naizelako ezer euskararik gabe baina

dagoeneko elebitasunetik haratago eleanitza den herri hau ere

ez dagoelako euskal herririk euskararik gabe folklore hutsa bilakatuko nortasun identitate kulturarik gabeko norbanakoen pilaketa huts bat izango ginateke euskararik gabe beraz

gisa bete dezagun gure lana euskararen aldeko politika eginez herritar orok sarbidea izan dezan aukera izan dezan beraz legea betetzea besterik ez dugu eskatzen legea bete eta argi utzi nahi dugu gauza bat oso argi utzi nahi duguna da proposatzen duguna ez dela laguntza

bezala ez guk eskubide bat bermatu nahi dugu noski horretarako

dira neurtu eta baloratu beharko da diru publikoa ez delako infinitua eta ezartzen dugun marko juridikoa eraginkorra izatea nahi dugulako eraginkorra sozialki

ere egia da diru laguntzak egon badaudela eta orain arte ere jaurlaritzak laguntzak ematen dituela baina laguntzak eskasak dira eta guztiz desberdinak dira

desberdinak dira udalerrien arabera aldatzen dira gainera laguntzak ez dute bermatzen euskaraz jakiteko eskubidea beraz planteatzen duguna da kontzeptu aldaketa bat planteatzen dugu marko aldaketa bat planteatzen dugu joko zelai berri bat

eskubidea ez dagoelako bermatuta eta proposatzen dugu eta planteatzen dugu joko zelai beri bat kohesioagatik inklusioagatik

oso sinplea da hamaika artikulu eta hiru xedapen ditu

genuela beraz ikusten duzue zein den gure prestutasuna adostasunak bilatzeko eta argibideak bilatzeko hori bai ce bat eta ce bi arteko

diru laguntzak izatea jaurlaritzak ez den gainerako erakundeen aldetik aldundien eta udalen aldetik

eta baldintza bakarra jartzen dugu hizkuntza

homologatuetan ikastea herritar guztiei irekia dago herritar guztiei irekia dagoen marko bat da planteatzen dugu ere laguntza bereziak jartzea eta ezartzea kanpotik iristen diren

esku geratuko litzateke beraz euskaraldian gauden atari honetan

inertziak alboratu eta euskararen aldeko jokabidea tinkotasunez ezartzeari ekin beharko genioke alderdikeriak alboratuz hizkuntza bat alderdien gainetik egon behar delako hizkuntza bat gehiago jakiteak nori egiten dio kalte inori ez

horregatik irismenean jasoriko hainbat eduki guk ez ditugu ulertzen ez dira ulergarriak izan ere

eduki batzuk jasotzen dira irismenean bilatzen dutenak mugatzea eta baldintzatzea

defentsibotik jarrita daudelako eta horrek min egiten du jarrera defentsiboak egiten du adibidez irismenean jasotzen da hezkuntza eta administrazio publikoari

administrazioko legean jaso behar dela guk pentsatzen dugu beste legeetan ere gertatzen den bezala toki batean jasotzeak ez duela kalterik egiten bestean jasotzeak eta gainera ikuspegi integral hori izatea laguntzen

baldin bada eta gainera lagungarria izan daiteke ikuspegi integral hori garatzeko ez norberaren txiki mundu

haratago edo ikusten dugu ere jaurlaritzak irizmena jasotzen dituela zenbait eduki lege honekin ez daukatenak

zaie ez daukatenak zerikusirik ere lege honetako edukiarekin beraz laburbilduz eta ondorioz uxa ditzagun beldurrak

behingoagatik denontzat hoberena den hizkuntza politika egitera adostasunak bilatuz eta guztiok

jarrera defentsiboak albo batera utziaz asko irabaziko dugulako eta asko dugulako irabazteko eskerrik asko ubera
aurkako txandan pentsatzen dut inork bai aurkako txandan bengoechea anderea zurea da hitza

la señora ubera nori kalte egiten dio

ez badago euskara es que ez dago euskal herria edo horrelako gauzak

gaia serioa ez balitz ba barre egingo nuke baina gaia oso serioa da bengoechea ez nekien casadoren jarraitzailea zinenik gaur etorri zara hemen casadismo linguistikoa ezartzera

ez direla baliagarriak eta paso egiten dituzuela argudioetaz baina saiatuko naiz argudio batzuk

jartzen iruditu zait eman dituzun

funts gabeko argudio ridikulo faxistak direla bai eta saiatu zara eta saiatu zara gaurko eztabaidan gaia gutxiesten bai baina konturatuta zuen eta kontutan hartuta alderdi popularraren ibilbidea zein den

eztabaida honen sakonean zein dagoen zeren alderdi popularrak izaten duen eta duen helburu bakarra oinarrizko eskubideak

horretarako tresnak izan direlako eta ikustea besterik ez esaterako

zer egin duzuen eta beste hainbat legerekin zer egin duzuen beraz hemen herritarrak eta ikasleak sakrifikatzen dituztenak zuek zarete zuek zarete bengoechea andrea badakit zuek euskal herria ukatzen duzuela eta beraz zuentzat euskara etsaia dela zuek inork baino hobeto dakizuelako

ez dagoela euskal herririk askotan gu guztiok baino hobeto dakizue eta oso ongi garatzen duzue zuen lema lelo eta helburu hori guk planteatzen duguna eta planteatu duguna zera da indarrean dagoen legedia betetzea hau da gernikako estatutua hainbeste aldarrikatzen duzuen gernikako estatutua betetzea

planteatzen duguna da askatasunean sakontzeko tresna bat planteatzen duguna da aukera berdintasunean sakontzeko tresna bat planteatzen duguna da momentu honetan indarrean dagoen diskriminazioari aurre egiteko

herritar guztiak eta bakoitzak bere kulturan jakintzan aurrera egitea beraz planteatzen duguna da demokrazian sakontzea eta demokrazian aurrera egitea hau da gaurko planteamendu xumea eta irakurri duzun azken xedapenak zer esan nahi du ez dakit agian itzulpena gaizki egongo da baina euskaraz idatzi duguna behin lege hau onartuta onartu ostean

aurtengo aurrekontuei ez diela eragiten beraz gaurkoan hitz egiten ari garena da eskubideen

eta herritar guztiak berdintasunean hartzen ditugu guretzat hori oinarri oinarrizkoa da eta hori ez da eztabaidagarria hori ezin dugu

bizilekua maila soziala eta ekonomikoa guztiak berdinak dira eta guztiak guztiei errespetatu behar zaie eskubideak eta eskubideak bermatu behar zaizkie eta guztiek daukate aukera eta eskubidea euskaraz jakiteko euskara ezagutzeko eta euskarara sarbidea izateko guztia euskara gure hizkuntza da berezkoa eta esango dizut gauza bat dagoeneko herri hau ez da

dagoeneko bi hizkuntza baino gehiago ditugu gure herrian eta guztiak merezi dute gure aitortza eta errespetua baina euskara gure

bai eta ez da bakarrik maitatu behar dugula ondare bezala baizik eta mantendu eta etorkizuna izan behar du eta erdigunean kokatu behar dugu

eta eskubide hori garatu behar dugu

ari gara hitz egiten baina zein da zuen helburua zuek zer nolako gizarte herritarrak nahi dituzue zuek bilatzen duzuena eta zuek onartzen dituzuen legeekin herritarren arteko mailaketak egiten dituzue diskriminazioa garatzen duzue badirudi herritar inkultoez osaturiko gizarteak eraiki

herritarrek zenbat eta gutxiago jakin zuentzat hobeto ba guretzat ez guretzat herritarrek zenbat eta hizkuntza gehiago jakin

ez diren agian euskaldun sentituko euskal herritar sentituko agian ez dakit nongoak izango diren baina hizkuntza bat

zuentzat ere aberatsa izan beharko litzateke hori plus bat da plus bat da

plus bat da dena delarik ideologia

herritar kultuagoak izango ditugu jantziagoak izango ditugu eta horrek guztioi aukera gehiago egiten digu gizarte aurreratu bat

garatu ahal izateko zentzurik zabalenean beraz planteatu dituzun hainbat gauza ez dira eztabaidagarriak eta ridikuluak

eta barre egingo nuke gaia serioa ez balitz baina gaia oso

eta ez dakit ere egia esan zertarako sartu naizen erreplika

besterik ez dugula eskatzen aukera berdintasuna kohesioa inklusioa demokrazia besterik ez

ubera andrea erantzuten txandan bengoechea andrea zurea da hitza

anparo eskatzen ari zara nik esango dizut hemen helduak garela bakoitzak nahi dugun hitzak erabiltzeko

orduan bereiztu behar da hitz egiten ari naiz bereiztu behar da hori

ez da gehien gustatzen zaidan hitza ez zait gustatzen inork erabiltzea baina bakoitzak bere argumentuak nola erabili bere gaia defendatzeko orduan nik

guztioi erabiltzen diren hitzak egokiak erabiltzea egokiak erabiltzea baina guztioi eskatzen dizuet kamararen onerako izango delako

uste dut argi gelditu da eztabaida beste gauza

mesedez borja esan dizut me parece

hitz egin dugu de bengoecheak hitz egin du bere turnoan bukatu da eztabaida

eztabaida gaizki ematen didalako nahi duzuna mahaira zuzendu momentu honetan

nahikoa da bukatu da ez daukazu hitzik ez daukazu hitzik

eztabaida amaituta bozketara sartuko gara bozkatu dezakegu

onartuta geratu da lege proposamena jarraian

eskerrik asko mahaiburu andrea ea kapazak garen heldutasunez seriotasunez argudio sendoak jarriz

bereizten zer den aintzat hartzeko tramite bat eta lege baten onarketaren

bereiztea oso garrantzitsua dela gaur hemen gertatu dena berriro gertatu ez dadin pena izugarria ematen dit euskararen inguruan eztabaidatzen denean

sortzea ez da behintzat gure estiloa euskal sozialisten

baiezkoa izan da lehenik eta behin aintzat hartzearen bozka bat izan delako eta guretzako oso onuragarria da gaur hona lege hau ekartzea eta behintzat aukera edukitzea eztabaidatzeko

eta ahal badugu lege proposamen hau hobetzea eta lege bat edukitzea hori demokratikoki oso osasungarria da

horretaz aparte euskal sozialistak beti egon gara euskararen inguruan eman diren aurrerapauso

euskararen ofizialtasuna onartzen bigarren mila bederatziehun eta laurogeita biko euskararen legea onartzen hirugarren hezkuntza mailan eman diren aurrerapausoetan parte hartzen

euskal eskola publikoak eratzen haberen sorreran parte hartzen

moldatzen ere parte hartu dugu euskaltegien harrera lehenengo harrera euskal sozialista batek lehendakari moduan egin zuen lópez jaunak en fin nik uste dut gauza

baizik eta gure nortasunaren parte garrantzitsu bat segitzen izateko askatasunean beti askatasunean

oso harro nago euskal sozialisten paper horretan euskalduna naizelako eta euskaltzalea naizelako

inori inposatzen dugunik euskara guk lege proposamen hau aintzat hartzearen

batez ere oinarrian helburuetan ados gaudelako gobernu programan dauden gauza asko agertzen direlako euskararen papera sendotzen duelako eta batez ere euskara berdintasunean edo aukera moduan eskaintzen duen lege bat delako

gure agenda estrategikoan euskararen agenda estrategikoan lege honetan agertzen diren gauza asko eta asko

plangintza hori intentzio hori sendotzea lege baten bidez oso onuragarria dela horregatik bozkatu dugu

berdintasunean lortzea kohesio instrumentu baten moduan eta lehen esan dudan moduan aukera baten moduan zergatik ez kanpotik etortzen den edonorri edo euskadin bizi den edonorri euskara ez dakien edonorri euskara ikasteko aukera hori emateko doakotasunean

berdinak egiten gaitu beraz oportunitate hori

daukagu zergatik ez guk hizkuntza ez dugu ikusten zatiketa baten moduan edo zatiketa lortzeko instrumentu baten moduan baizik eta batzeko

beti helburu horrekin jokatu dugu euskara arloan beraz inposaketarik

ekimenen bitartez euskararen ezagutza

alde egiteko horren alde egiteko erabilera ere sustatzeko zeren hor defizit izugarria daukagu eta erabiltzeko funtsezkoa da

jakitea nik uste dut lege honen aintzat hartzea euskarari mesede egiten diola hemendik aurrera aukera edukiko dugu

sartzeko eztabaidatzeko hobetzeko baina seriotasunez

euskara gure nortasunaren eta gure kulturaren parte izanda jakinean edukita ez gure arteko harremanak eta liskarrak su horri

sartzeko eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna

presidente andrea kontseilariok legebiltzarkideok egun on guztioi

lehenengo hitzak koldo mitxelenaren hitzak dira eta koldo mitxelena hizkuntzalari handiak esaten zigun euskara ahulegia da armatzat hartzeko nik bakarrik

bestetik inkesta sozio linguistikoak aztertzen baldin baditugu

herritarren euskararen ezagutzan egon direla eboluzioak orain dela hogeita bost urte gutxi gorabehera euskaraz hitz egiten zuen

ehuneko hogeita lau biztanleria genuen eta egun zorionez

hitz egiten dute ehuneko hogeita hamairuk eta

hemeretziko portzentai bat agerikoa da berez

egon dela eta aurrera pauso batzuk lortu ditugula dena den

ez ditu helburu guztiak bete alde batetik derrigorrezko bigarren hezkuntzan ikusten dugulako ikasleak ez dutela bukatutakoan bi hizkuntzak menperatzen ezagutza praktikoan behintzat

helduen euskalduntzearen esparruan euskara ikastea ez da eskubide unibertsala eta hau da jaso nahi duguna unibertsal bezala helduek euskara ikasteko laguntza ekonomikoak bai egon badaude baina ez dira homogeneoak ez dira ekitatiboak udalerriaren arabera desberdinak dira eta horregatik inertzia hori aldatzeko baina batez ere

gaitasun komunikatiboa handitzeko gaur aurkezten den lege proposamen hau hau da euskara ikaskuntzaren doakotasuna

esparru bat aipatu nahiko nuke eta da administrazioa jakin badakigu administrazio publikoetako euskararen erregulatzailea zaharkituta dagoela eta ondorioz ez dagoela egokitua beharrezkoak diren aldaketa hauetara horregatik

araudi horren moldaketa gure programan doakotasuna eramaten genuen doakotasuna defendatzen dugu hasieratik eta ekimen desberdinak aurkeztu ditugu legebiltzar honetan doakotasuna bermatzeko

gure azkeneko ekintza edo

aurrekontuetarako emendakina izango da

ega edo ce bat lortu arte dohain ikasteko

borondate politikorik balego iruditzen zaigu herritarren hezkuntza eskubideak eta euskara ikasteko eskubidea bi mila hemeretzian berma daitezkeela

arazorik gabe esandakoarekin batera ulergarria da gure gaurko aldeko botoa gaurkoan zuek

mahai gainean proposamen gehiago ditugu eta bihar euskaraldia kontutan edukita bihar euskaraldia hasiko denez antza denez askoz belarriprest gutxiago izango gara ahobiziak baino nire iritziz belarriprest gehiago behar ditugu egitasmo arrakastatsua izateko eta ziur nago

proportzioa orekatu daitekeela hori bai izango litzateke berri on bat gure hizkuntzarako beraz

aniztasun berdintasun eta elkarbizitzan oinarritutako akordioak

hizkuntza politikan adostasunak bilatuz jarraituko dugu lanean badakizue garapen arautegia hobekuntzak garapen araugilea hobekuntzak lortzeko bide horretan
beti prest egongo garela mila esker eskerrik asko zabala anderea

gure taldeak euskara jakitea bermatzeko eskubidea bermatzeko lege

eta horrela egingo dugu bai gobernu programan hasieratik eta baita euskararen agenda estrategikoan

biltzen dituelako azken finean gobernu programan euskarari dagokionez hartzen diren konpromisoetan garrantzitsuena da guretzako euskara dakitenen kopurua handitzea eta

eskatzen dela programa horretan adin nagusikoen euskalduntzean areagotzeko

hizkuntza politiken sailburuordetzak legealdi honetan

gaitasun pasiboa hedatu nahi du eta horretarako herritarrei behar dituen aukerak jarri behar dizkiogu eskubide horiek bermatu behar dizkiogu eta erraztasunak jarri sekula ez

horrelakorik gabe azken finean euskarak masa kritikoa behar duelako

eta funtsezkoa da lurralde guztietan hiztun kopurua handitzea eta beraien gaitasuna hobea izatea eta horretarako uste dugu sistemaren funtzionamenduan eta finantzazio egonkor baten baitan egin behar dugula beharrezko pausuak emanez horretarako

agenda estrategikoan bertan aipatzen dugulako helburu estrategiko horien artean

errepikatu behar nuen gaia denik pentsatzen baina hirurogeita hemeretziko estatutuak euskara gure herriko hizkuntza ofiziala dela adierazten du inolaz ere

herritar guztiak euskara jakiteko eskubidea daukatela adierazten da bertan eta baita laurogeita biko euskararen legean ere eta lege horrek bete betean asmatu zuen euskararen berpiztean eta euskararen indartzean eta nik uste dut horri balioa eman behar diogula

hizkuntza politikek helburu bakarra izan dute eta izan da gure herriko bi hizkuntza ofizialen arteko berdintasun egoera bat lortzeko

eta hori da bengoechea andrea egin behar duguna aukera berdintasuna eta euskararen aldeko ekintza positiboak egin ahulen dagoen hizkuntza bera delako eta hori horrela da eta horrela aitortu behar dugu eta ekintza positibo horiek egin beharra dauzkagu zoritxarrez ez dut uste angustiarik sortu behar duenik gure hizkuntzak batu egiten gaituela herri honetan eta adibide bezala jarriko nuke gaurkoan euskaraldia nik uste dut euskaraldia bezalako ariketa sozialek batu egiten gaituztela eta horrelakoetan kohesioaren alde egin behar dugula gaurkoan eh bilduk ekarritako

egiten dena da jaurlaritzak hartutako doakotasunerako bide horretan arautu arautzea eskatu

begi onez ikusten dugu eta poztu egiten gara hasieran zegoen posizio horretatik pixka bat egokitzea edo be bi maila hori eskatzera etortzea guk horretan

dugulako eta egia da testua bere osotasunean ez dugula

arau bat badela jaurlaritza egiten ari den lan horretan arautu daitekeen gai bat badela eta bide horretan jarraituko dugu azken finean gure alderdiak

irmoa daukalako eta beraz ekin diezaiogun lan horri saiatu gaitezen akordio zabalenera

denon arteko adostasun bat izatea eta kohesiorako hizkuntza bat ere izatea besterik gabe

emergentziak osakidetzaren zentro koordinatzaileak bizkaira eramateari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda blanco andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

eztabaidagai ekartzen dugun mozio honen helburua orain dela egun gutxi osasun sailburuari interpelatu ondoren argitu gabe geratu ziren kezkekin eta

orain dela pare bat aste darpón jaunari galdetu genion emergentziak osakidetzaren zentro koordinatzaileak bateratzearen inguruan zuen asmoari buruz eta egia esan bere aldetik emergentzien funtzionamenduaren istorioa azaltzeaz gain

norbaitek pentsa dezake mozio honen gakoa txikikeria dela finean langile batzuen kezkak

baina ez ez da bakarrik emergentzietako langileen

kontu bat ezta garrantzi gutxiko gauzarik ere eztabaida ez da bat bi edo hiru zentro koordinadoreak beharrezkoak diren ala ez gure mozioaren mamia haratago doa

orduz hirurehun eta hirurogeita bost egunetan edozein tokitan edozein unetan beharrezkoa den momentu eta ordu orotan ematen den

asistentzia eta hor barruan hainbat faktore sartzen dira jokoan gure interpelazioaren aurkezpenean

genuen bezala besteak beste honako hauek segurtasun sailarekin integraturik lan egitea ala ez plataforma informatikoak konpartitzea ala ez ingurua gure herrialdetako

ezagutzea ala ez dauden egoitzak

ala ez kasu askotan asistentzia emateko protokoloak bateratzea ala ez zentro koordinadore horietan lan egiten duten profesionalen rolak berrikustea ala ez hor barruan baliabide teknikoak

ala ez osakidetzako gainerako esien integrazioa ala ez

agentziekin integrazio protokoloa izatea ala ez gero eta kronifikatuago dagoen biztanleari atentzioaren egokitzapena ala ez eta bai zerbitzuan ematen diren egoera eta lan baldintzak aztertu behar diren ala ez beste eta galdera da ea benetako integrazioan sinesten dugun bai ala ez guk bai guk bai baina gauza bat da

eta beste bat bateratuak lan egitea esan bezala gaur ematen ez den benetako integrazio batean sinesten dugu baina

bera dela ertzaintzak adibidez hiru zentro mantentzen ditu edo integrazioa

zergatik ez daude suhiltzaileak zentro horietan pentsatu nahi dugu mugimendu guzti honen atzean ez dela egongo

egoteko asmoa profesional sanitarioek sartzen dituzten datuak euskarri sistema

txertatzen dituztelako eta ez osabiden beraz zalantza asko argitu behar ditugu zentro koordinadoren inguruko edozein aldaketa edo mugimendua planteatu baino lehen

oso inportantea da kasu askotan asistentzia emateko protokoloak izatea eta berriro ere hiru kasu ezberdinak mahai gaineratuko ditut

bihotzekoa infartua denbora da gakoa protokolo bakarra dago erkidego guztirako baina ez da osakidetzako propio sortua

dena eginda zegoenean bere egin zuen osakidetzak eta sailak bai protokolo bateratua dago hor iktus kodea kasu honetan aldiz ez dago protokolo bateratua erkidego guztietarako berriro ere esango dut ospitale ezberdinetatik mezu ezberdinak eman dizkiete zentroei batzuetan sintomak

zortzi orduak dira aktibatzeko muga eta beste batzuetan hogeita lau ordu hainbeste ezberdintasun egonda hobeto

batetik asistolian organoa ematea edo patologia terminala duten gaixoen organo ematea kasu honetan esan behar dugu azken urteotan

aldatu direla lehenengo kasuan manejatzen diren denborak oso inportanteak dira eta koordinazio maila ikaragarria

bigarrenean hau da hiltzera doan gaixo bati eskaintzen zaion hiltzen den unean esateko aukera

zirkuitutan parte hartzen duten profesionalak ezagutzea garrantzitsua da eta sailburuak ere

pertsonari ez zaio ehunekotik axola jasotzen duenarentzat ehuneko hori

delako aurreko eztabaidan sailburuak ere esan zigun hemen kontatzen nuena beste pertsona batzuek kontatzen didatena zela

datu horien artean kontraste lana dago profesional ezberdinekin elkarrizketa asko daude bilaketa dago ez dakit lan hori guztia baliogarria izango den zuen iritzia aldatzeko baina gutxienez ziur nago nire

izango dela kontu hauen prestaketei esker asko ikasten delako eta eskertzen da

eh bilduk benetako integrazioan sinesten du baina berriro ere dizuet horrek ez du esan nahi

zentro koordinadoren bateratzeko irizpideak halabeharrez egon behar direnik eta oso argi dugu jaurlaritzaren asmoa hori izan dela orain ez baina hori izan dela eta emergentzien egoera aztertu behar bada aztertu dezala aztertu dezala baina

izan behar da zerbitzu honen kalitatea bermatzea arreta onena ematearren hobetzeko ez iskanbilak edo gatazkarik sortzeko

berriro ere diogu gure ustez egungo eredua hobetu daiteke eta bere garaian emergentziak erakundeak

zentrokide izeneko proiektuak abiatu zuen zentroak berrantolatzeko egun

rol ezberdinak planteatzen zirelako hori ere aipatu nuen

benetan seriotasunez berraktibatzeko eta zentroen sakoneko eraldaketa aztertzeko prest gaude aztertu dezagun erdibidekoan adierazten dugun bezala baina azterlan hori konpartitua izatea

eta azterlan hori legebiltzarrean ezagutu behar dugu noski bai baina bitartean utz ditzagun zentro koordinadoreak dauden moduan edozein planteamendu egin baino lehen zentroak ez dira mugitu behar ezin da etxea teilatutik hasi

sinatu dugun erdibideko zuzenketan akordio batera heldu gara talde guztiok espero dugu elkarrekin podemos taldeak ere erdibideko hau

baina ziurtatzen dizuet interes handiz itxaron egingo dugula azterlan hori eta adi egongo garela adostu dugun terminoetan gauzatzea

sailburuaren azalpenak entzun ondoren argi dugulako jaurlaritzaren asmoa zentro horien bateratzea zela

hiru zentro ezberdinen beharra zegoela guk hausnarketa egitea proposatzen diogu jaurlaritzari gauden garaian teknologia

garaian ia logikoa den leku fisikoak batzea ondorioz uneko ezagutza eta hainbat faktore ezberdinak kolokan jartzeko eskertzen da eskertzen da kasu honetan jaso ditugun talde ezberdinen jarrera bozeramaile ezberdinen ekarpenak eta akordiora heltzeko

sinatu dugun akordioa momentuz baliagarria da guretzat eta espero dugu dauden terminoetan gauzatzea esan bezala horrela izateko jarraipen zorrotza egingo dugu eta amaitzeko euskaraldia hasiko denez eskatu nahi dizuegu emergentzietako

zuzendaria izendatzeko momentuan kontuan hartzea mesedez kontuan hartzea besteak beste
ahobizi bat izatea besterik ez eskerrik asko eskerrik asko blanco

eskerrik asko presidente andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on

kezka hau albisteak ikusita nabaria izan da eta nik uste dut alde horretatik

egoera zerbitzu hauek emergentziako zerbitzuak larrialdi egoeretan parte hartzen dute eta horrexegatik esan dezakegu

sistema koordinatu bat dela eta hor koordinatzen direla

desberdinak dauzkaten errekurtsoak horrelako egoera batean erantzunak emateko por lo tanto cuando hablamos

haber tomado parte finalmente akordioan parte hartu dutelako azkenean eta

eskerrik asko rojo anderea euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

egun on denoi sailburuak legebiltzarkideok egun on

sailburuak zure interpelazioari emandako erantzuna laburtu beharko banu zera esango nuke berak esandakoa gogoratuz

gaur gaurkoz gure asmoa da azterketa zorrotza egitea

erabakirik egokienak hartzen lagunduko diguna

euskadiko osasun sistema publikoa kudeatzeko bete beharreko irizpideen arabera

eta darpón jauna zerbitzua egokitu behar baduzu

oso ondo planifikatu tartekatu

aiartza jauna zuzenketarik ez daukan taldearen txanda elkarrekin podemos uria jauna zurea da hitza

andrea egun on consejero darpón sailburuak pozten nau akordio

gustatuko litzaidake azaltzea zergatik

bost arrazoiengatik bat ehun langile taldeak ez sektoreko sindikatuek ez da inongo talde profesionala sozial edo politikok

zentroen bateratze planik euskal autonomi erkidegoan edo gaiaren inguruan gauzatzen ari den

bi osakidetzako larrialdi zentroetako langile taldeak lasaitasuna eta lan segurtasuna behar ditu

haien lanerako formakuntza berezia laguntza eta haien iritzia kontuan hartzea protokoloak eraldatzean edo sor litezkeen

ez da gertatu orain arte hirugarren lan arazoak

ez dugu ezagutzen balizko bateratzen planaren inguruko negoziaketa prozesurik larrialdi

taldearekin jendeari ez zaio bere iritzia kontuan ez hartzea gustatzen orain arte laugarren osakidetzako osasun sailak eta

osakidetzako zuzendaritzak ez dute inolako

eta erabakiak hartzeko prozesuen demokrazia handiago egiteko ere eskatu diegu baina ez digute entzuten

harremanak hausteko umilak izateko baizik

jendearen arazo larrien aurrean egia zientifikoa

hobekuntzak eta eraginkortasun tekniko eta sozialaren frogak badaude

horren berri ez dakigu zein ote den zure eredua

orain arte eskerrik asko eskerrik asko uria jauna erantzunen txandarik egongo da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

aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua mozioa eukene arana varas elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua indarkeria matxistei eta adineko emakumeei buruz

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den arana andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko mesedez isiltasuna

arana anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den

bai eskerrik asko eguerdi on guztioi nik ere eukenek egin bezala nire hitzartzea atzoko saioarekin hasi nahi nuen eta

benetan gustatu zaidala aipatu duzuna eta hunkitu egin nauzula momentu batzuetan uste dudalako atzokoa ere horretarako izan zela

horrela bizitu izan genuen egun oso polit eta berezi bat bezala eta

koldo mitxelenako gazteak gerturatu zitzaizkigun eta atzo protokoloko kideei esaten nien zurrunbilo batean sartuta gaudela askotan

hortik ateratzea eta goiz oso bat ematen du izugarrizko sakrifizioa egiten ari garela txostenetatik aurrekontuetatik

emateko eztabaidan izugarrizko esfortzua suposatzen duela guretzako

hori egiteko aukera eman zigutelako kostatzen zaigulako bai baina gero hirugarren

gazte hauekin mahai ingurua konpartitu izana oso aberasgarria izan zen badakitelako eta esaten zenuen

aldarrikatzen dituzte berbalizatu egiten dituzte eta hitz egin genuen feminismoaz laranja osoez maitasun erromantikoaz

hauxe kokatu genuen iraultza eta ez dira isiltzen eta ez gara isildu behar beraiek erakutsi ziguten bezala

indarkeria matxistak adinik ez daukan arren hauen aurrean izan dezakegun jarrera edo honi aurre egiteko mekanismoak ezberdinak direlako

salatu dezaketela horrelako egoerak onartu behar ez dituztela eta

eta gaurko proposamen honek hori egiten du elkarrekin podemosi beraz atzo esan nizun bezala berriz ere

gai hau mahai gainean jartzeagatik honelako proposamen zehatza egiteagatik eta beharrezkoa den eztabaida publikoa legebiltzar honetara ekartzeagatik eta hemendik ere eskaera bat egin nahiko nieke komunikabideei gai hau azaleratzeko bozgorailu lana egin dezaten lantzen ditugun ekimen ezberdinetan

ikuspegi hau ere kontuan izan dezagun ez delako soilik indarkeriarekin baino hori ere bada

emakume hauek duten ikusezintasun eta zaurgarritasun egoera erantsia dependentzia ekonomikoa estereotipo kulturalak heziketa patriarkal faktore askok eragiten duten haien egoera

horietako askok urteak daramatzate haien kontrako indarkeria burutzen duten gizonezkoekin bizitzen eta oztopo asko dituzte harreman hauek eteteko horrek azalduko luke zergatik jartzen dituzten salaketa gutxiago

pilar primo de riveraren doktrinaren oinarria luzatu zuen

beraz besteak beste haien memoria ere balorean jarri nahi du ausartu zirenena ahotsa zutenena eta hartu ezin izan zutenena egoera hauek ezagutu ulertu eta hauei aurre egiteko mekanismo zehatzak jarri behar baititugu

erraza izan bidea apurtzea guri ere eragiten digun pentsamendu heterozuzen eta patriarkalak oinarri guztiz faxista zuen garai horretan zaila zelako bertatik ateratzea espetxearekin ordaintzen zuten emakumeek eta pertsona lgtbk haien desbideraketa heriotzarekin

askok haien desbideraketa emakume askeak izugarri zigortzen zituzten baina bidea egin zuten eta hemen gaude indarkeria matxistak jarraitzen du kezka nagusienetako bat da

eman zuen horren berri esanez isilune gutxiago eta bitarteko gehiago beraz

ana orantes izan nahi dut gogoan hirurogei urte zituen telebistara joan zenean eta bertan bere indarkeriak

ematera ausartu zen lehen emakumetarikoa izan zen publikoki indarkeria matxistaz maila pertsonalean hortik gutxira senarrak senar ohiak hil egin zuen eragin handia izan zuen

indarkeria matxistaz hitz egiten hasi ginen eta komunikabideetan aldaketa handia ikusi genuen justiziaz ari gara orain edo injustiziaz iruñako

kontrako epaiaren harira lor dezagun emakume nagusiei zor diegun aitortza eta haien egoeraz ere hitz egiten hasi gaitezen

hori gure arbaso feministei eskerrak emanez amaitu nahi dut gaur esanez hemen gaur bost emakumek hartuko dugula hitza bost emakumek hartuko dugula

emakume anitzak hitza hartzen ari direla plazak betetzen ari garela eta gaur emakume nagusiak erdigunean jartzen eta haien bizipen anitzak

honi aurre egiteko mekanismoetakoak ere jartzen ari garelako erdigunean oihu antifaxista batekin no pasarán

baina hemendik esaten diegu asko garela anitzak garela antolatuak gaudela eta emakumeon berdintasunaren eta askatasunagatik
dena emateko prest gaudela eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta andrea euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

esan behar dut gai hau hainbat alditan eztabaidatu dugula ganbara honetan eta akordio zabala lortu dugula gaur berriro podemos

digu eta bereziki bere helburua da

anderea zurea da hitza eskerrik asko legebiltzar buru
eguerdi on denoi sailburuak nik gaiari eutsi aurretik ere bai ba aipamen txiki bat egin nahiko nioke atzoko ekitaldiari eta

zoriontzea eta eskerrak ematea baita ere parte hartzeko aukera eman zidalako ni txundituta geratu nintzen koldo mitxelena ikastetxeko

horrelako hitz jarioa adierazteko erraztasuna zer nolako hausnarketa sakonak egiteko izan zituzten kapazitateak eta

zoriondu nahiko nuke bai koldo mitxelenako irakaslegoa eta baita ere ikaslegoak berdintasun batzorde hori bultzatu eta sustatu duen ikaslegoa baita ere zoriondu nahiko nuke eta horrelako ekimen gehiago beharrezkoak direla

hori aipatu nahi nuen gaiari eutsiz ba beno gauza asko esan dira jada beraz

bai errekonozitu beharra daukat arana andreak pasaden asteko interpelazioaren titulua irakurri eta

horretan emandako argudio batzuekin eta aurkezturiko mozioaren zioan ere berriro

emakundek argitaratutako datu ofizialen arabera euskadin bi mila bi bi mila hamazazpi urteetan zehar ehuneko hogeita hamar koma laurogeita hamabost berrogeita hamar urte baino gehiagoko emakumeak zirela

datu hauetan oinarrituta adineko emakumeek jasan ditzaketen indarkeria matxistei aurre egiteko erantzun egokiak eman behar zaizkiela eta ez nago ados ez zaielako erantzun egokiak eman behar adineko emakumeek jasan ditzaketen indarkeria matxistei baizik eta esan nahi dudalako gaur eguneko gure gizarte honetan eta gehien bat euskadin hain zuzen ere

adineko emakumeak legebiltzar hau osatzen

urte horien bueltan daude eta ez nituzke adineko emakumeak bezala katalogatuko beste batzuk berrogeita hemezortzi urte baino gehiago dituzte

ez dut uste esku hartze berezirik beharko luketenik estereotipo zaharkituetan sartzen ibiliko ginateke beraz hauxe aldarrikatu nahiko nuke gaur hemen nagoela

emakume guztiek ez dute adineko pertsonei zuzendutako politika berezirik behar ezta berrogeita hemezortzikoak ere adin hori izateagatik soilik eta arraro bai egin zait benetan eta ez txarto hartu mesedez arana

zu zeu zure eskutik kutsu paternalista duen

bai adierazi nahi nuen gaurko eztabaida honetan hala ere lehendakariak berak ere interpelazioan bere interbentzioan datu batzuk eman zituen esanez

gehiago ordezkatzen dutela eta beraz

argi uzten arazo honekin zuela adineko emakumeen artean baina bai egia

lehendakariak berak ere aitortu egin zuela orokorrean adineko emakumean zaurgarritasun egoera handiago batean aurkitu daitezkeela

egoera honetan aurkitzen diren emakumeentzako neurri bereziak garatu behar direla eta egiten dira eta ildo horretatik eta tratu txarrei dagokionez adineko pertsonek jasan dezaketen tratu txarrei aurre hartu eta hautemateko prozedura bat jaurlaritzak martxan jarri du hori aipagarria bai litzateke kasu honetan

beste erkidego batzuetatik ere prozedura honen inguruko informazioa helarazteko eskatzen diote jaurlaritzari beste inon ez dagoelako eta hauxe da

adineko pertsonenganako tratu txar fisiko eta ekonomikoa prebenitu eta hautemateko prozedura

en este tema orain arte egindako bideak norabidea erakusten digu emakume eta gizonen arteko berdintasuna

estrategiko bezala mantentzen du nik uste dut hori ere garrantzitsua dela aitortzea eta horretara gaurko akordioa beraz nire lehenengoko parteko aldarrikapen txiki hori bigarrenik esatea aitortzen dugula beharrizan batzuk dituela dituztela

horretara beraz gure prestutasun guztia gaurko akordio honetara heltzeko nire aurretik hitz egin duten taldeen ordezkariek aurreratu dute

prestutasun handia izan dela talde guztien partetik eta

akordioak berak jasotako puntuak benetan ekintza zehatz eta baliotsuak jasotzen ditu denak dira oso garrantzitsuak batzuk bai nabarmendu nahiko nituzke adibidez bigarren

eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga
anderea erantzunen txandarik egongo da bai

eskerrik asko eskerrik asko arana
anderea etxebarrieta anderea ez dut hitzik hartu behar beste norbaitek ez

podemos euskal talde popularrak euskal sozialistak eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua mozioa javier ruiz de arbulo cerio euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua ekarpenen lege proiektuari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda

castelo anderea euzko abertzaleak gorospe anderea zurea da hitza bai eskerrik asko
legebiltzar buru anderea dagoeneko dena esanda dago baina ruiz de arbulo jauna

interbentzioan aipatutako azken gogoeta bat helduko dut nire interbentzioa hau hasteko

sailburuak esan zuenak ez zan izan legea ez dela bete behar esan

bere azken xedapenean horrela esan dau lege hau

onartzen ez den bitartean bi mila hamabi eta hurrengo urteetan indarrean egongo da beraz lege legeko egoera batean gagoz eta berak esan eban

egonda hartu daigun behar den denbora akordio on batera heldu gaitezen biak uztartuta ez inoiz legea ez dela bete behar esanda

barruan sartuta gaiaren azterketan eta aipatzen

eta euskadiko toki erakundeen legeak agindutako azterketa orokorraren

hori zure iritzia da ruiz de arbulo eta ondo dago iritzia ematea baina ez dagokigu guri hori zehaztea metodologia

aipatzen du eta herri dirubideen euskal kontseiluari dagokio eta bertan erakunde arteko

euskadiko erakunde guztiak bertan dagoz eta eurei dagokie aztertzea eta erabakiak hartzea ez dagokigu guri zuk aipatzen duzun moduan

erakundeek eta dagokien esparruan aipatu izan da ezinezkoa da zuek aurkeztu dozuen mozioa betetzea jaurlaritzak ezin dau nahiz eta gogoa izan ezin dau lege proiektu hori hona

euskal kontseilutik ziurtagiria jasotzen ez dan bitartean esanez han dagozan erakunde guztiek onartu dabela baliabideen banaketarako aldundiek euskal autonomia erkidegoko aurrekontuak finantzatzeko ekarpenak zehazteko metodologia berria onartzen ez daben bitartean ezinezkoa da eta errespetatu daigun

aho batez bere momentuan eta guztiok daukagu eskura herri dirubideen euskal kontseiluak bi mila hamazazpiko urrian onartu

hori guztia dela eta aipatzen dira hori guztia gero

kupoaren likidazioa beharrezkoa zela adostea eta baita toki erakundeen legeak aipatutako azterketa orokor hori edukitzea beharrezkoa zela bere ondorioak txertatu ahal izateko edo kontutan ahal izateko

adosteko orduan hori aipatzen du eta dio hori guztia kontutan hartuta eta hori guztia da

ez zela kupoaren likidazioa egin ezta behin betikoa bi mila hamabostera arte ezta behin behinekoa bi mila hamaseikoa

bi mila hamazazpikoa ezta definitu kupoa banatzeko metodologia bi mila hamazazpi bi mila hogeita bat ekitaldietarako hori egin zen bi mila zazpian hain justu madrilen alderdi popularrak

ondoren bi mila hamaseian eh bildurekin adostuta

ematen zan agindu hori eta akta honetan dio hori guztia dela eta

hartu da aho batez eta da herri dirubideen euskal kontseiluaren ordezkaritza duten konpromisoak eta aho batez diot berriro ere

aipatutako metodologia berria onartzeko orduan oraindik ekitaldia indarrean dago

jaurlaritzara agindu dagien ziurtagiria esanez dagoeneko

jaurlaritzak ordutik aurrera abiatuta eskatu behar izango ditu bere txostenak lege proiektua egiteko eta guri bidaltzeko legebiltzarrera

agindutakoa betetzen gagoz guk eskura aspaldiko partez daukagun herri dirubideen euskal kontseilua finkatutako dataren barruan gagoz ez dakit nondik nora datorren esatea legetik kanpo

ez dagozkigun barruko gaien fondoaren gaien eztabaidatan sartzea horretarako egon behar gara herri dirubideen euskal kontseiluan eta

eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda elkarrekin podemos bollain jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburuok legebiltzarkideok

egoteko egin zen legea egun indarrean jarraitzea baina seguru nago herritarrei gutxienez bi mila hemezortzian oraindik orain dela zazpi urte

gure ustez benetan zentzugabekeria hutsa da hau eta ez dakit

gai honetan bez ezin dala bere alderdi berdineko ahaldun nagusiekin ados jarri

ez elkarrekin podemos legebiltzar honetara heldu zenetik hainbat eta hainbat

azpiazu jauna ekarpen legeari buruz hitz egiten eta beste hainbat eta hainbat aldiz entzun ditugu ahaldun nagusiak ere baina honi buruz galdetzen dogun guztietan azpiazu jaunak

inolako lotsarik beste behin ezer esaten ez duen zuzenketa hau hona ekartzeko

azpiazu jaunari eta gobernuari aitzakiak behingoz alde batera laga ditzala eskatuko genioke

arteko gerra bat baizik eta euskal autonomia erkidegoko biztanle eta lurralde guztiak berdintasunez tratatzea

eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna eh bildu taldearen ordezkaria

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi gaur

ekarpen legea legebiltzarrera gobernuak ekartzeko eskaria dugu eztabaidagai eta esan denez eta horrela da ez da lehenengo aldia honetaz hitz egiten dugula legebiltzarrean ekarpen legea jada esan denez bi mila hamaikatik egon behar zen berritua

beste hurrengo lege bat izan beharko genuen indarrean baina oraindik luzapenean daukagu bi mila zazpian onartutakoa esan bezala ez da lehenengo aldia gai honetaz hitz egiten dugula aurreko legealdian ekarpen legea berriaren beharra mahai gainean egon zen baina gauza bat dela

ez zen gauzatu garai hartan aldundietan alderdi ezberdinetako gobernuak zeudela eta kontzertu ekonomikoaren legea bera ere berritu gabe zegoela arrazoitzat jartzen ziren gobernutik berdin dio berdin dio benetan zein izan zen arrazoia gauza da ez zela gauzatu nahiz eta gaia mahai gainean egon

berriz ere arrazoi ezberdinak direla medio gobernu honen beste hainbat legeetan gertatzen ari den moduan ez dira epeak betetzen ari

aipatu den legea euskal herria bilduk bultzatuta eskatzen zuen erakunde maila ezberdinen eskumen propio eta finantzaketarako buruzko txostena egitea ekarpen legea egiteko oinarri moduan gure helburua

eta txostena eskatzen zuen xedapenarekiko jarreran guretzat funtsezkoa delako udalen autonomia eta beraz euren jarduera garatzeko

bermatzea horregatik toki erakundeen legea onartu zenetik eta jakitun legeak berak urtebeteko epean eskumen eta finantzaketarako buruzko azterketaren eginbeharra zekarrela guk horrela bultzatu genuelako

horrela bultzatu genuelako hemen legebiltzarrean epea bete zenean txosten horretaz galdetu genion gobernuari

beste hainbatetan errepikatu da baina horrela izan zen nahiago zuela erakunde guztion artean adostutako txosten sosegatu bat egitea horrela esan zuen

baina hemen gaude hemen gaude ekarpen lege berri baten zain eta lan tresna moduan erabiliko den txosten txar baten aurrean

lanean dagoela esan digute eta hori dela azken bileran onartu zutena metodologia adostea

eta ez dagoela bakarrik jaurlaritzaren esku aurrera egitea euskal finantzen kontseiluan adostu beharrekoa dela jakin

baina aipatutako txostenak berak azaltzen du instituzio guztiek indarrean dagoen eskumenak garatzen dituztela era zuzenean eta horretarako finantzazio egokia dutela beraz txosten famatu horren arabera

beste gauza bat da jakina instituzio ezberdinen arteko tira birak eta hau ez da berria ez da gauza berria erakundeen eskumenen eta bakoitzaren

eztabaidaren muinean baitago eztabaida hau inork ez du zalantzan ipintzen ekarpen lege berri bat behar dela lege orekatu bat

are gehiago orain toki erakundeen legea onetsi zenetik toki erakundeak ere tartean direnean finantzen kontseiluan

duen legea behar dugula herri politikak egin ahal izateko oinarrizko legea delako ekarpen legea badakigu lege horrek

nola banatzen diren erabil daitezkeen baliabideak erakunde maila ezberdinen artean

azken finean zein diren erakunde bakoitzak eskura

dagozkion eskumenak finantzatzeko horregatik esaten dugu herri ikuspegiko legea izan behar dugula erakunde maila bakoitzeko partzialetik aldendutako legea erakundeen arteko adostasuna landu beharko duzue euskal finantzen kontseiluan eta erakunde maila ezberdinei erantzun egokia eman beharko die legeak baina badakigu ere lege honek badituela

ez soilik lehen esan moduan erakundeen adostasun baten ondoriozko legea izan behar delako baita hemen legebiltzarrean izan beharreko trataeragatik ere

bestelako adostasunak ere landu beharko ditu gobernuak eta ekarpen legerako oinarri izango den txostenak ez ditu gauzak errazak jartzen gauzak horrela euskal herria bildutik ikusten dugu gobernuari exijitu behar diogula berak bere buruari ezarritako lege egutegia betetzea

beste guztiei dagokiela ere hainbat eta hainbat direlako atzerapen

hori da gaur hemen egingo duguna bereziki jakina ekarpen legearekin

gobernuak bere bideari eutsiko diola eta posible dela ere posiblea da ere euskal finantzen kontseiluan beste hainbatetan bezala adostutako epeak ez betetzea ez litzateke lehenengo aldia izango ekarpen legeari dagokiola ere

eta askoz jota metodologia adostera helduko direla euskal finantzen kontseiluan aurten baina gauzak horrela

eta gure helburua den udalen autonomia sendotzeko finantza iturri argia eta zehatzak izateko legea beharrezkoa delako

erantzuten txandara pasatuz ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

castelo anderea euzko abertzaleak gorospe anderea zurea da hitza bai eskerrik asko legebiltzar buru anderea
pinedo anderea agindutako

oraintsu izan dugu eztabaidatzeko aukera ondo dago zure iritzia da gogoeta txarra dela baina azterketa egin gienuen eta orain txertatu beharko da eta kontutan hartu beharko da iritzia da eta ondo errespetatzen dugu bollain jauna

oraindik bete barik dago eta errespetatu daigula ez dugu besterik esan hori da esan behar dena

ezin dena egitea jaurlaritzari zuek onartuko duzuen

ruiz de arbulo jauna zure interbentziotik bi kontu aipatu nahi izango nituzke alde batetik ustedes están

ez dut behin ere aipatu eta gutxitan entzungo duzu nire ahotik culpable eta culpa berbak ez ditut gustuko uste dut esan izan dizudana da zeintzuk izan diren arrazoiak

egin beharrezkoa zela zeintzuk izan diren epeak eta hori egin bitartean ezinezkoa zela herri dirubideen euskal kontseiluan metodologia berri

adostea akordio horretara heltzea eta beraz ezinezkoa zela legebiltzarrak bien bitartean ekarpenen lege proiektua aurkeztea

anderea elkarrekin podemos taldearen ordezkaria bollain jauna zurea da hitza

bere indar guztiak jarri ditzala mahai gainean lege on bat legebiltzar honetara ekartzeko

eta bidelagunak bilatu beharko dituela eta esan dut nire hitz hartzean txosten famatu hori zuek esaten duzuena udal tokiko erakundeen
legearen ondoriozko txostena isiltasuna mesedez
txosten hori hasiera txarra dela txarra dela txosten hori mahai gainean edukitzea ez diolako erantzuten legeak esaten zionari eta azalpen asko entzun ditut txosten inguruan eta

nik irakurri neban irakurri behar dudan moduan txosten bat eta sakon irakurri neban bai sakon irakurri neban agian beste sakontasun batekin zure betaurrekoak eta nireak ezberdinak direlako castelo andrea hori agerikoa da baina legea beharrezkoa da eta guk tokiko erakundeen legea onartu genuenean gobernuarekin

onartzea lege hori eta hori onartu genuen tokiko erakundeek behar dutelako

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu ruiz de

mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua honako legez besteko proposamen hauek batera eztabaidatu eta behin ebazpena hartzea

elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

erorien haranean bidegabeki ehortzita dauden euskal jatorriko pertsonak euskal herriratzeko

eguerdi on legebiltzarkideok gure taldearentzat gaurko eztabaida ez da bakarrik oroimen historikoaren kontua erantzun egiten dio batez ere

eskerrik asko hernández jauna eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

antonio arrizabalaga ugarte zumarragakoa amuategi batailoiko milizianoa hil zen

bere gorpuzkina torreroko kanposantuan ehortzi zuten

erorien haranera sekretuan familiak berrogeita bost urte geroago jakin zuten non zegoen harez geroztik ibilbide luze bat egin behar izan dute

antonio aurkitzeko ikaragarria egiten duzuen lana ongietorriak gaur parlamentu honetara lucas ugarte plaza tolosarra gerra lehertu zenean soldaduzka egiten ari zen levanteko frentean hil zen mila bederatziehun eta hogeita hemezortziko uztailean

lortu zuen bere gorputza tolosara ekartzea handik bahitua bahitua erorien haranera eraman zuten ohore bat gurekin familiarrak edukitzea jose aroztegi beraza tolosako

hogei urterekin faxistak tolosan sartu ondoren indarrez erreklutatua izan zen mila bederatziehun eta hogeita hamazazpiko abenduko hogeita zortzian

hobi komun batean lurperatua mila bederatziehun eta hirurogeita bian erorien haranera eramana ongietorri aroztegi familia plazer bat

herenegun bezalako egun batean erorien haranean dago frankismoari

francok esan zuen moduan eraikia zela bere gurutzada loritsua oroitzeko eta datozen belaunaldiek gogoratu dezaten espainia hobe bat utzi zitenei guztira hogeita hamairu mila zortziehun eta berrogeita zazpi gorputz ehortzi zituzten bertan

erregimenaren familien oniritziz eraman zituzten faxismoaren aurkako borrokalariak ordea lapurtuak izan ziren bahituak

guztira baina baita ere eta nik pentsatzen dut horiek ere aipamen berezi bat behar dutela faxisten aldean borrokatzera behartuak izan zirenak

imperativas en obligaciones para la administración hiru herrialde hauetan ez dugu horrelako ibilbiderik egin ez dugu ezagutzen cuelgamurosko hobian dauden miliziano gudari

identitatea euren familiarrek ez dute erakundeen babesa jaso ez dute memoria historikorako lege bat euren

familiak ezin izan dute egia justizia eta erreparazioa jaso

es eso precisamente lo que demandamos biktima hauek beste asko bezala bakarrik sentitu dira babesik gabe herrietan bilatu dute udalen babesa batzuk euren burua antolatu behar izan dute

errepublikanoak lurpetik ateratzearen aldeko senitartekoen elkartea osatu dute

elkarte bat ikaragarrizko lana egiten duena madrilgo erakundeen aurrera joan behar izan dute justizia ministerioaren aurrera eragozpen legal eta administratiboak baino ez aurkitzeko patrimonio nazionalera jo dute erorien

eta horren aurrera joanda ere era guztietako zailtasun eta oztopo tekniko hirigintzakoak arkitektonikoak baino ez dituzte topatu borrokatu behar izan dute baita ere epaitegietan epaitegien aurrean aldeko sententzia bat behintzat jaso dute inolako espektatibarik hori sententzia teknikoki aurrera eraman ahal izango duenik eta ibilbide luze

gogorak ez die inolako babesik eman ez du asmatu nola lagundu eta horregatik abstenituko gara

borondatea guretzat ez delako nahikoa gogora institutuaren eginbeharra memoria historikorako lege batek arautu behar duelako behar duelako egin dezagun bide hau erorien haranean dauden frankismoaren biktimak berrogeita hamabost urtez itxaron behar izan dute berrogeita hiru urte izan dira franco hil zenetik eta ez dugu oraindik asmatu

erantzun egoki bat ematen eta pentsatzen dut nahikoa dela eurengatik antonio lucas josé eta gainontzeko

euskal herritarrengandik egin dezagun bidea egin dezagun legea eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna
zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak romero anderea zurea da hitza

lehendakari egun on guztioi franco diktadorearen

ba da garaia erorien haranak diktadore eta frankismoa gogoratzeko eta homenatzeko lekua izateari

lurperatutako euskaldunen gorputzak identifikatuak izan daitezen eta familiek nahiko badute

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko barrio jauna erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko hernández jauna eh bildu taldearen ordezkaria arzuaga jauna zurea da hitza

ramírez escudero jauna barrio jaunak gogoraren alde

hitzak baina esan behar dizut nire kritika ez dela bakarrik nirea nik biktimak entzun eta biktimek kontatzen didatena euren zerbitzura ipintzen naiz eta hori trasladatzen dut hona eta ematen du berriro esaten dut

egi osorako eta justizia osorako eskubidea memoria osoa jasotzeko eskubidea eta pentsatzen dut bide horretan ona dela baten batek edukitzea posizio

posizio anbizioso bat eta hori da hain zuzen ere eh bilduk daukana biktimek eskatzen digute pentsatzen dugu merezi dutela eta horregatik hain zuzen ere

eskerrik asko romero andrea euzko abertzaleak ramirez escudero jauna zurea da hitza

euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa puntuka lehenengoa eta beste hiruak

ez dago arazorik puntuka bozkatzeko pentsatzen dut beraz lehenengo puntua bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita zortzi boto aldekoa hogeita zazpi abstentzio beraz lehenengo puntua onartuta geratu da jarraian

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita bost boto aldekoa bederatzi abstentzio beraz onartuta geratu dira bi hiru eta lau erdibideko puntuak

emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunerako azaroaren hogeita bosterako adierazpen instituzionala biktimen erreparazioak emakumeei ahotsa ematea eskatzen du

indarkeria matxistatik libre egongo den gizartea eraikitzearekin dugun konpromisoa berretsi nahi dugu era berean nazioarteko marko juridikoarekin bat berriz azpimarratu behar dugu badagoela loturarik genero arrazoiengatik bazterkeria eta desberdintasunaren eta emakumeen aurkako indarkeriaren artean azken hori emakumeen aurkako indarkeria giza eskubideen urraketa bat bezala ulerturik

bizirik atera diren emakumeak entzun prebentzio eta segurtasun neurriak diseinatzeko emakumeei bizirauten eta babesten balio dieten

emakumeen ondoan egon laguntza zerbitzuetatik hasita eta bizi izandako indarkeriari buruzko beraien errelatoa sortzeraino ulertzen baita indarkeria

ekimen kolektiboei laguntza eman artara bizirik irtendako emakumeen indarkeria horri buruzko errelato kolektiboa landu dezaten eta hautsitako eskubideak zein erreparazioa aldarrika ditzaten biktimen salaketa eta erreklamazio prozesuetan laguntza eman emakumeek adierazitako testigantza eta beharrak egiaztatzeko

ekitaldiak egin indibidualak zein kolektiboak emakumeen erresistentzia memoria

eta errelatoak jakinarazteko jardunaldiak gazteekiko sentsibilizazio tailerrak eta abar elkarlanean jardun mugimendu feministako ordezkariekin adituekin

matxistatik bizirik irtendako emakume biktimen kolektibo eta

haurren eskubideei buruzko adierazpen instituzionala pertsona migratzaile eta errefuxiatuen defentsarako eusko legebiltzarreko taldeartekoak eusko jaurlaritzak eta save the childrenek belgradora egindako bidaian ikusi

eta kanpoko hamaika arrazoi tarteko familiak lagunduta edo askotan

giza eskubideen eta elkartasunaren ikuspegitik erakunde horiek baitira alorrean eskumen dutenak helburua da

haurrak dituzten familiak jasotzeko prest dagoen lurralde gisa agertzea

abiatutako ekimen eta programak goratzen jarraitzea

artatzeko beharrezkoak izan daitezkeen berriak ere garatzea elkarlanean foru eta udal administrazioekin gizarte eragileekin eta gizarte zibilarekin

eta babesa bermatuko duten proiektu eta ekintzak babesten jarraitzea